guztioi gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena moriako errefuxiatuen

eragindako ondorioei eta errefuxiatuek bizi duten egoerari aurre egiteko neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak otero jaunak dauka hitza ekimena

negu gorrian gizon batek gabero jendeari otoi eskatzen aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat mundua ez da era hortan aldatzen gizon emakumeen hartu emanak ez dira hobekitzen zama aroa ez da hola laburtzen

ohea dute aterbean haize otzik ez eta bereri zijoakien elurra karrikan ari da

bertol brecht en poema honekin hasi nahi nuen gaurkoa ulertzen bada gaurko ekimena ulertzea

guretzat ere balio du badakigu gaurko proposamenak ez duela mundua aldatzen ez dugu inor engainatu nahi

konpromiso bati heltzen dio errefuxiatuen afera ez alboratzearen konpromisoa urtarrilean grezian hartu genuena baina ekimenaz hitz egin aurretik agurtu nahi dut hor nonbait dabiltza ongi etorri errefuxiatuak itsas salbamendu humanitarioa eta zaporeak elkarteko kideak

zuen lanari zuen lana ezinbestekoa da bi alditan alde batetik zuen egunerokotasunean egiten duzuena

aterpea eraikitzen duzuelako zuen ekintzekin ongi etorriren elkartasun sarea

aterpea eskaintzen du baina talde guzti hauek eta inguruan dabiltza ehunka bolondresek ezin besteko beste lan bat egiten dute

dira hauek zuek bai bakuna guztiz beharrezkoa ultraeskuinaren diskurtso eta erasoen aurrean bakuna

giza eskubideen eta elkartasunaren ikuspuntutik heltzeko eta ez arrazismo eta diskurtso eta praktika baztertzaileetatik euskal herriak

jartzeko jarduna zuena esan bezala gaurko ekimenaren jatorria taldeartekoa greziara egin zuen bidaian kokatzen da atenasen izan ginen aita mari bisitatu genuen han zegoen eta ostean

bertan elkartasun sare guztia desitxuratua apurrik besterik ez da geratzen

bertan itsas salbamendu humanitarioaren osasun arloko lana ezagutu genuen eta vial

han ikusi genuena ikusi eta gero zaila da europa barruan zaudela sinestea zaila da europar batasuna giza eskubideen garantea dela esatea

krisi baten aurrean gaudela gaurko ekimena xumea da esan bezala erdibidekotik bereziki bi kontu jarri nahi ditut balioan bat jaurlaritzari egiten zaion eta onartu duen eskaera bide guztiak esploratzea zaurgarriak diren ahalik eta errefuxiatu gehien euskal herrira ekartzeko

abian jartzea berreskuratzea esango nuke honekin lotuta kontu garrantzitsu bat badakigu migrazio politikarekin subiranotasun arazo bat daukagula ez diguna uzten gure politikak behar bezala garatzen baina elementu bat kontutan hartzea eskatuko aurreko legealdian autogobernu ponentziak eskatutako txostenen artean zubia txostenaren eguneratze bat egon zen bertan hogeita hamazazpi transferentzia egiteke identifikatu ziren gernikako estatutua betetzeko eta horien artean inmigrazio politikak daude gure ustez inmigrazio zuzendaritza berriak edo berreskuratu honek hau izan beharko luke eta eskumen horren prestaketa izan beharko luke

amaitzera noa migrazioa kontu zaharra da historia baino zaharragoa oso gutxi dira migratu nahi dutenak

guk ere euskaldunok hainbatetan migratzaileak izan gara arrazoi ekonomikoak medio batzuetan jazarpen politikoak eta gerrak medio besteetan ondo ezagutzen dugu harrera on eta txar baten arteko ezberdintasuna

pobrezia gerra gosea pertsekuzio politika arrazoi anitzak eta europako herrialdeek erantzukizun nabarmena dute guzti honetan

nahiz eta ikusezin bihurtu nahi dugun ohiko arrazoiei berriz arrazoi berriak batzen ari zaizkio nazio batuen arabera gaur egun dagoeneko klima aldaketaren ondorioak dira desplazamenduen gehien eragiten duen arrazoia eta milioika dira

hego globalak pairatzen du eta dakizuenez datuak okerrerantz doaz plano ezberdinetan jokatzea dagokigu egiturazko arazoei aurre egin behar diegu bai noski

poemak dion bezala gizakien hartu emanak hobetzen ez ditugun bitartean minimo batzuk eskatu behar dizkiogu gure buruei

eskubideetan oinarritutako gerturatze bat egun europak eskaintzen duen politika miserablea gaindituz non mekanismo guztiak

izatera bideratuak dauden gizarte zibilak euskal pabiloia altu jarri du horregatik berriz eskerrik asko esan nahi diet ongi etorri

bolondres guztiei eta oro har euskal herria harrera herri bat dela erakusten eta bultzatzen saiatzen diren guztiei

zuena horregatik eragotzi nahi dute zuen aktibitatea eta zuen izana horregatik erasotzen zaituztete

bereziki miren gallástegui eta maitane ipiñazarri

mónica hernandori ere badakit akordioaren parte izan dela gaurko interbentzioa prestatzen behin eta berriz etorri zaizkit grezian elkarrekin bizitakoak eta asko izan ziren denbora gutxian eta detaile bat ekarri nahi dut gogora vial

ikusten ari ginela elkarrekin entzun genuen zerbait izan zen eta esaten ziguten ironiaz beteta hey hey europe how are you doing we are human beings

taldeen txandara pasatuz talde mistoa martínez andrea zurea da hitza

sigamos trabajando para solucionarlo gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko eta arratsalde on guztioi bien señorías efectivamente

puede votar por puntos muchas gracias eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ipiñazar andrea zurea da hitza

eta ongi etorri berezi bet eman gure dotsiet gaur hona gonbidatu moduen

euzko abertzalek taldearen izenean eta nik pentsetan dot legebiltzar guztien izenean eta eskerrik asko egiten dozuen lan guztiagatik eta giza eskubideen alde

iñigo mijangos jaunari itsas salbamendu humanitarioko presidenteari zoritxarrez ezin izen de hemen egon ba gobernuz kanpoko erakundeakaz lanean dabilelako baina

akordio hau lortu dogun talde guztieri orduan agur bat berari be bai

esandakoak bere euskadi maitatutik erbestera joan behar izan zanean gerra zibilaren ondorioz euskaldunok badakigu zer dan gure herritik kanpo joan behar izitea egoerak behartuta

eskubideen urraketen ondorioz jasan gendune beste gizabanakoengan ez islatzeko ahalegin egitea eta

lagundutea guzurra badirudi be agirre lehendakariaren hitz honek bi mila hogeira ekartzen boguz laurogeita hiru urte beranduago

gerra zibilean gertatu zan moduen gaur egun be gizabanakoenganako

migrazioa ez da momentuko egoera bat ez da koiunturala errealitate estruktural bat baizik europan eta euskadin beraz erronka migratorioari erantzuna

gure ustez euskadin erantzun bateratu eta solidario bat emon jako migraziñoari

euskal gizartearen gehiengo batez onartutakoa da eta ontxe azaldu dodazen puntuek paktu honetan sartzean diren puntuek

zelan ez akordio honetan errefuxiatuenganako elkartasun osoa

edozein motako giza eskubideen urraketak errefusatuz honekin batera europako instituzioei eskatzen deutsegu asiloaren inguruako nazioarteko legedia

europako instituziño ezberdinek hartu beharreko erantzukizunen harira

gobernu honek migrazio eta asiloarekiko konpromiso sendoa dekonaren adierazle nagusiena eta nahiz eta gure erdibidekoan ez aipatu ba pentsetan dot garrantzitsue dala kamara honetara barriro be ekartea

bien bitartean zer egiten dabe europak bada beste begitu eta are gehiago

migrazio eta asilorako zuzendaritza espezifiko bat sortute

herritartasunaren kulturartekotasunaren eta immigrazioaren esparruan jarduteko bostgarren planean jasotzen den helburu orokorraren eskutik zeinetan esaten den

euskal gizartea eraikitzeko oinarriak ezarriko dituela hiritargo osoaren eskubide eta betebeharren berdintasunaren inguruan kohesionatua hasten dagoen kultur aniztasuna errespetatuz eta klabe

indartuz astelehen honetan eduki genuen batzorde bikoitzean

akordio honen hirugarrena puntuan geldituko naiz hemen aipatzen genuen hartu genuen konpromisoaren oinarria dena esaten dugu

errefuxiatuen kanpamendu ezberdinetan lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeen lankidetzarekin

euskadin jaso ahal izateko bide guztiak esplora ditzala oso garrantzitsua edo berebizikoa deritzogu errefuxiatuen kanpamendu ezberdinetan lanean dabizen gobernuz kanpoko erakundeekin lankidetza batez ere bereziki sentiberak edo zaurgarriak diren pertsonak euskadin jaso ahal izateko helburuaz puntu hau barneratu dugu bereziki bertan lanean dabizen agente ezberdinen eskakizuna

bertako osasun zerbitzuari dagokionez orain nabil berbaz

osasun zerbitzuari dagokionez greziako gobernuak kasu honetan itsas salbamendu humanitarioko bolondresen gain uzten du erantzukizun guztia teorikoki

zerbitzu hori ezeztatu egiten dotzie errefuxiatu guztiei beraien gaitza edo zer pasatan jakien entzun egiten daurie eta

egoera horrei irtenbide bat emon behar datzagu denon artean lagundu diezaiegun gurera etortzen beraien herrialdeetatik

uste dugu errefuxiatuen eskubideen defentsan bidean jarraitzen dugulako eta euskal gizarte moduan gure konpromisoa indartzen dugulako lortu dezagun denon artean

ironiaz beteta entzun genuen esaldia otero jaunak esan duen moduan errealitate duin bat izatera pasatea

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ipiñazar andrea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

egileak testu honetan mezu unibertsal eta ulergarri bat laburbildu du denok gara gizakiak gure jatorria

kasualitatearen emaitza da eta gure betebeharra elkarri laguntzea da grezia lesbos moria urruti ikusten ditugu

horietako bakoitzaren atzean pertsona bat dago historia bat

migratzaileak eta asilo eskatzaileak beste zelai batera eraman dituzte eta historia

ikuspegi integral batetik pertsona guztien beharrei erantzungo diena asilo eskatzaileak diren ala ez kontuan hartu gabe gaur egungo sistemak jende asko kanpoan uzten duelako eta horrela dela jakinda uzten duelako

justuago eta inklusiboago defendatzen dugu non giza eskubideen defentsa errespetatuko den eta errealitate bat izango den

aitortu nahi genuke beste behin ere itsas salbamenduan kanpamenduetan edo euskadi osoan harrera eta elkartasun sareak martxan jartzen oso gogor lan egiten ari diren erakunde eta entitate guztien lan erraldoia sois la vanguardia

nos hacéis mejores como sociedad salvamento marítimo humanitario zaporeak eta ongi etorri errefuxiatuak eskerrik asko bihotzetik

defendatu behar da madrilen eta europan

hori gauzatzeko konpetentziak ditugula uste dugulako

de un sistema vasco de acogida egin dezagun ekintza zehatz bihurtu eta ez atzeratzea ez legegintzaldi bat ez urtebete ez hilabete gehiago adibidea eman dezagun zentzu horretan beste batzuetan eman dugun bezala

gorrotoaren aurrean guk maitasuna enpatia

komunitarioak proposatzen ditugu mila esker eta ongi etorri errefuxiatuak

erantzunen txandara pasatuz otero jauna bertatik bai

podemosi ere eskerrak emango dizkiot hemen eskerrak banatzen aritu naiz

erdibidekoa sinatu dugunoi eta noski ere podemos ere kiosen egon zen eta hasieratik bere disposizioa erakutsi du egiten genuena babesteko beraz nik uste dut

ze iruditzen zait hemen bi gerturatze mota daudela migrazioaren kontuarekiko

eta da gerturatze sekuritista hori zenbat eta jende gehiago urrutiratu hobeto eta badago beste gerturatze bat giza eskubideen eta elkartasunaren aldetik datorrena eta uste dut ganbera honen ehuneko laurogeita hamarrak baino gehiago posizio hori irudikatzea eskertzekoa dela

gizarte zibilaren erakustaldiari gai honekin besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko otero jauna mistoak hitza hartu behar du

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jauna zurea da hitza sí

eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak hitza hartu behar du ipiñazar andrea zurea da hitza

bai entzuten da ez bai bueno labur labur be bai eskerrak

honetara helduteko ahalegin egin doguzen guztieri eskerrak eman batez be gonbidatueri

eskerrik asko ipiñazar andrea gonzález andrea zurea da hitza

y por encontrar aquello que nos une eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea eztabaida amaitu denez

eta bozkatuko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren bat eta bi puntuak

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka

beraz onartuta geratu dira bat eta bi puntuak jarraian hiru lau eta bost puntuak bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde zazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira gainerako puntuak

erronka demografikoaren bi mila hogei bi mila hogeita hamar euskal estrategiari buruz eztabaida eta behin betiko

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria den garrido andrea zurea da hitza
ekimena aurkeztu eta defendatzeko eskerrik asko presidente andrea lehendakaria
sailburua bueno gaur ekartzen dugun gaia gai interesgarria da

demográfico erronka demografiko aurre egitea ezinbestekoa zen arlo honetan

lortzeko eta gobernu honek orain arte ez du bere konpromisoa bete gai honetan eta

komenigarria ikusten zen honako proposamen bat aurkeztea legealdi honen hasieran estrategia bat

akordio honen helburua da gobernu honek este demográfico

arazoa nabarmena dela eta gure ongizate estatua arriskuan egon daitekeela edo hobeto esanda momentu honetan

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria gonzález andrea zurea da hitza

nahi nuke ona litzatekeela puntu honetako eztabaidari aurre egiteko orduan aurreko puntuan planteatutako ideia batzuk

bultzatzeari buruzko ekimen guztiak jendearen bizi baldintzak hobetzeko

eta eztabaida honen erdigunean berriro jarri nahi ditugu haurrak nerabeak helduak adinekoak dibertsitate funtzionala duten pertsonak eta modu iragankorrean edo iraunkorrean duintasunez bizitzeko bereziki beste batzuk behar dituztenak

bat gatozela estrategia baten beharrarekin egia da kontua da nola eraikiko dugun eta zein zutabetatik para esto

de una estrategia común heldu diezaiogun bizi garen herrialde honen erronka demografikoari eta babes soziala hobetzeari iparraldeko jardunbide egokiei eta politikei begira aurrera begira eta estaldura handitzeko begiradarekin ez

sartzea eta giza eskubideen ikuspegia estrategia hori eraikitzeko tresnak direla izan zaitezke gaitezke ausartak

adostasunetatik eta araudiak dioenetik abiatuta

sail eta erakunde guztiek abian jartzea erronka demografikoari aurre egiteko estrategia bat baina benetan eta benetako eztabaida prozesu batetik abiatzea ere estrategiaren abiapuntua diagnostiko bat izatea

diagnostiko hori legebiltzar honetara etortzea eta talde politikoek ekarpenak egiteko gaitasuna izatea y porque si

podemosen ulertzen ditugun moduan eta euskadi feminista inklusiboa eta ekitatiboa

bertan bizi diren pertsona guztientzat etorkizunaren adierazle izango den euskadi bat guztiok ordezkatzen gaituen euskadi bat

andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

demografiarena ziklikoki etorri ohi zaigun gai

etortzen denean denok onartzen dugu eta azpimarratzen dugu gaiaren garrantzia

gaiak ez duela ondoren tamaina bereko plasmaziorik hausnarketa politiko estrategikoetan goi mailako sektore politikoetan eta politika publikoen diseinuan eta sentsazio hori berretsi egiten da

akordio hori erdibideko hori ikusita eta baita akordioak josteko

ez dakit ze lekutan uzten dituen guzti honek adibidez atzo garamendi sailburuak belaunaldien erreleboaren inguruan egindako proposamenak

baina tira guk gaur berriz azpimarratu nahi dugu euskal herria bildurentzat herri honentzako oso inportanteak diren erronkak kokatzen direla demografiaren kontuaren bueltan

eta aipatzen ez diren elementuen inguruan eta ikuspegi horretatik heltzen diogu gaurko eztabaidari ere ez dut asmorik gaur demografiaren inguruko eztabaida sakon batean hasteko egin genuen orain dela bi urte luze eta sakon gainera baina hemen berriz ere diskurtso

kezka eta katastrofearen bidea nagusitzen denez eztabaidan gaurkoaren ere gogora ekarri nahiko nuke denetariko iritziak daudela demografiari buruz hitz egiten dugunean

demografiaren gure demografiaren bilakaera aztertu duten adituen artean egungo eaeko demografiaren egoera bere historiaren onena dela esaten duenik

bizi itxaropena inoiz baino altuago izatea lorpen sozial bat bezala ulertzen dutelako eta testu ingurune honetan jaiotze tasa jaistea normala eta ona dela beraien ustez hori ere gogora ekarri nahiko nuke

gaur ere eta nagusitzen den galdera da ea egongo ote den pertsona nahikorik lan esku nahikorik kotizatudun nahikorik

eta argazkia bere osotasunean kontuan hartu gabe arazoak agertzen dituen erpin desberdinak landu gabe bide bakarra proposatzen da

jaiotze tasa igotzea eta guretzat erabat erratua den planteamendu bat da hori

mezu desegoki eta beldurrezko horiek planteamendu oker eta interesatuta daude kokatuak behin baino gehiagotan hemen esan dugun bezala soilik

planteatzea guretzako ez delako zuzena are gehiago aditu askoren ustez eta buruz eta hau guk hemen azpimarratu nahiko genuke orain baino lehen egin dugun bezala ez da etikoa

beldurraren diskurtsoa erabiltzea jendeak umeak izateko interes politikoengatik izan gerra ekonomia edo produkziorako eskulangintza beharrei erantzuteko edo ordaindu gabekoa den eta emakumeen esku geratzen den zaintza beharrei erantzuteko ez da betikoa eta helburu jakin bat du

zaintza eta produkzioaren arteko banaketa bere horretan mantentzea eta horregatik

euskal herria bildutik argi utzi nahi dugula emakumeok gure gorputzen jabe garela ez dugula onartzen gure gorputzak eta bizitzak helburu produktibo ekonomizista eta politikoetarako erabiltzea

lehen aipaturiko eztabaida monografiko hori hainbat proposamen ekarri ziren

elkarri baina gero tamalez lortutako akordio horietako gehienak

bi urte gehiago pasa direnean paradigma aldaketa bat suposatu behar zuen

eta eaek duen erronka demografikoari erantzun behar ziona

pasata dela dirudi ez da aipatzen zuen gobernu akordioan demografiaren aipamen bakan batzuk agertzen dira baina ez itun hori

una estrategia sobre demografía planteatzen dira lehenago familia itunak zuen helburu oso oso antzekoekin planteatzen da estrategia hori oso oso berdintsuekin

zein den aldea zergatik itunak epe luzerako izan behar zuen

zergatik orain ez duen balio eta orain demografiaren inguruko zera hori ekarri behar den ez dakit

orain lau urte zuen bezala eta martxa honetan hemendik urte askotara ere izango duena eta are gehiago are gehiago urkullu lehendakariak egin bezala edo orain gutxi sailburuordeak egin zuen bezala

zentralitatea berriz ere jaiotze tasa horretan jartzen baldin bada

antolaketa soziala berdin jarraitzea baino ez du ahalbidetuko bide horretan jarraitzeak

berdina eginez eta erratzen zarete gure ikuspegitik bide horretan jarraitzen edo agian ez agian hori da zuek konkretuki nahi duzuena gauzak bere horretan mantentzea eta guk da precisamente hori ez duguna nahi gaur kasualitatea miramar jauregian euskal herriko unibertsitateko

saio bat burutuko da burutzen arituko da eta gaur gero horren inguruan

ez ote zen interesanteagoa han egotea gaurko eztabaidak emango duena baino edozein kasutan beraiek esaten zuten

eta arrakala bat irekitzen ari dela bere gurasoak eta aiton amonak baino aukera hobeagoak izan eta zahartzen ari direnean eta gaztaroaren eta helduaroaren zahartzean astean ziurtasunak ostu zaizkien belaunaldien artean eta ados gaude gu horrekin

oso ados eta usted ut bide horretan egin beharreko egin beharrekoak direla egin beharreko hausnarketa guztiak es verdad que tenemos

eta guk uste dugu gainera aurretik dugun erronka horrek eta baldin eta demografiaren inguruko estrategia bat ekarri behar baldin bada

denen ekarpena beharko lukeela edukiez horregatik oso harrituta gaude oso harrituta gaude gaur guk gaiaren inguruan ekarritako proposamenaren

nos animaban a seguir jugando no usted dut gai hau oso serioa dela oso serioa dela eta denen

beharrezkoak direla etorkizuneko zera erronka handi horietako baten aurrean gaudelako eta denen ekarpenak eta herri honen inteligentzia kolektiboaren beharra baduelako zuek nahiago izan duzue oraingo honetan akordio merkeago bat ulertzen dut eta nahiago izan duzue orain arte bezala juan pablo morana egitea zuek zuen kasa

eta puntu honetara iritsita ez zait batere eraldatzailea iruditzen egia esateko akordio hori eta

sinatu ahal izatea uste dut honekin jai dugula eskerrik asko

andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak díez jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi erronka demografikoari buruz aritzean ez dut irakurketa triunfalistarik egingo datuak hobetu daitezke

baina ez kontatu nirekin inolako irakurketa katastrofistarik egiteko egoera

beharbada horregatik erabiltzen dugun terminoa erronka da batzuetan oso erabilgarria izaten da ariketa bat egitea eskuartean daukagun hitza hartu hiztegira joan eta bere esanahia berez ondo begiratu nik ariketa hau gaztelaniaz egingo dut

hainbat dira kontuan izan behar ditugun faktoreak eragile horietako bat zahartzea da zahartzeari dagokionez bizi itxaropena handitu egin da euskadin

urteen bitartean laurogeita bi koma lau urtetik laurogeita hiru koma sei urtera pasa da eusko jaurlaritzaren helburua da bizi itxaropena laurogeita bostera heltzea

europar batasuneko emakumeen artean altuena da begira eztabaida hau prestatzen ari nintzen bitartean egunkari bateko titularra irakurri nuen eta horrela zioen

zerbait positiboa da nik orain arte eman ditudan datu guztiak

datu positiboak dira positiboak eta esanguratsuak esango nuke nik eta esanguratsuak dira balioan jartzen dutelako herri honetako bizi kalitatea erakusten dute zahartze aktiborako euskal estrategiak emaitzak eman dituela argi uzten du prebentzioa eta aurreratzea tresna onak direla nabarmentzen du

ez esateagatik hori guztia ezinezkoa izango litzatekeela osasun sistema publiko eta indartsu bat

populismoan oinarritzen diren diskurtsoetatik urrunduz ni gaur immigrazioaren alde agertuko naiz hainbat dira zergatiak baina bi dira garrantzitsuenak edo nagusiak lehenengo aniztasunari dagokiona da euskal herria euskadi herri anitza da herri honetan jatorri erlijio kultura hizkuntza edo nortasun ezberdinetako pertsonak bizi izan dira horregatik

ezin dute ustekabea izan euskal herritarrentzat begira asko gustatzen zait migraziorako euskal itun sozialean irakurri nuen esaldi bat etorkinak ez dira gure arteko bestea izan ere guztion artean eraikitzen ari garen etorkizuneko euskal

zuk erakutsi diguzun akordioetara heltzeko asmoa esan dizut eta

zure partetik ikusi nuen akordioetara heltzeko asmo bat baina batzuetan beste akordio batzuk posibleagoak dira edo lehenago hasi dira eta horrela gelditzen dira

eskerrik asko eskerrik asko díez jauna erantzunen txandan bai garrido andrea

eserlekutik egingo dut laburra izango naizelako eta nik uste dut jada jarrera desberdinak argi daudelako

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos ezker anitza gonzález andrea zurea da hitza

eskerrik asko gonzález andrea eh bilduren ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

ez dio garrantzirik kentzen nik esan dut guretzako oso gai garrantzitsua da eta garrantzi horrekin heldu diogu gaurko eztabaidari eta

proposamena oraindik oraindik akordioa

horiek azaldu ez diguzuena da zergatik

egon inolako gerturapenik gure proposamenean si era el tiempo señora sánchez

nik ez dut zalantzan jarriko emakumeekiko zure kezka laura garrido andrea baina gu feministak gara gu feministak gara eta proiektu feminista bat defendatzen dugu eta horregatik esaten ditugu eta ekartzen ditugu hona ekartzen ditugu proposamenak

inolaz ere ez da herri helburu bat zuk hemen planteatutako terminoetan natalitatea igotzea

esplikatzen dizut zein den diferentzia díez

aipatu dituzun hainbat gauzekin ni ere ados nago eta nire

demografiaren inguruko azterketa horiek ikuspegi desberdinetatik aztertu ahal direla eta daitezkeela

eta hemen aipatu dituzun hainbat gauza faktoreak direla kulturalak eta direla ba horiek ere konpartitzen ditut hemen

baina hori ez dator bat gero hemen plasmatzen diren politikekin urkullu lehendakariak bi mila hamaseian jada rekonozitzen zuen

adina seme alaba izateko hori bi mila hamaseian itun bat ekarri zen gero itun horrek familien inguruko paradigma aldatu behar ote zuen eta epe luzerako estrategia bat zen hein horretan estrukturalak ziren hainbat kontu aldatu behar zituelako

ez dakit zenbateraino egin den edo ez baina orain beste istorio batzuetan ari gara eta nire sentsazioa da nire sentsazioa da eta horrela esan dut hasiera batean ba bueno esan eta egiten diren gauzen artean badagoela distantzia bat eta

del poder político nire ustez oreka berriak ezartzea da gure eginkizun premiazkoena

zoriontasuna berreskuratzeko orekak nik uste dut hori dela

eta aurreko batean ere esan nuen agian zoriontasun horretatik duintasun horretatik etorri daitezke natalitate tasak igotzea agian bai alegria horrekin igual bai igual ez erabaki dezala jendeak

ez da inolaz ere lortuko zuek erdibideko horretan jaso duzuenarekin lehenengo puntuan nahasmen bat gai desberdinen nahasmen bat eta bestean inora

bide orri bat eta guk hori ezin dugu konpartitu

guk ez ditugu gurutzatzen eskerrik asko kortajarena

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak díez jauna

en este acuerdo eta kortajarena andrea hitz egin duzu kontziliazioari buruzko neurriek bakarrik ez dutela

erronka demografikoarekin daukagun arazoa ados nago eta nik ez dizut esan bakarrik hartu diren neurri zehatzak kontziliazioarekin izan dutenik harremanak beste neurri asko ere hartu dira beraz

eskerrik asko eskerrik asko díez jauna eztabaida amaitu da

euskal sozialistak euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa